barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialisten ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

andrea lehendakari jauna sailburu jaun andreak legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea eguerdi on denoi

kontrol plenoan barrio jaunak egindako interpelazioa eta baita ere interes handiz jarraitu genuen beltrán de herediak emandako

izan ere horrelako eztabaida bat emateko berriro esaten dugu datu objektiboei begiratzea egokiena iruditzen zaigula diagnostiko

egin behar badugu jakin behar dugu zenbat polizia biztanleko dauden jakin behar dugu zenbat polizia kilometroko dauden

tasak bai era kuantitatiboan bai era kualitatiboan datu horiek baloratzeko neurketa objektibo bat emango digute gai honetaz propietatez eta fundamentuz hitz egin ahal izateko

eman zituen datuen arabera egoera pasaden urtekoa hobeagoa omen da landa guneetan lapurketa gutxiago egon omen ziren berak emandako datuen arabera egia da guk batzuetan zalantzak dauzkagula datu hauek nola batzen diren eta nola

eta horregatik galdera bat informazio eskaera bat egin genuen datu hauen prozesamenduaren inguruan argitasun gehiago emateko

eta oraindik zalantza batzuk sortarazten zaizkigula egia da baita ere bi mila hamairuko delituen inguruko memoria oraindik ez dela aurkeztu

hala eta guztiz ere nahiago dugu datu hauen inguruan hitz egitea datu hauen zorroztasuna aztertzea beste datu batzuekin lan egitea baino periodikoetan agertzen diren datuak elkarte batzuk ematen dituzten datuak are gehiago datuak baino hutsa baldin badira esan bezala sailburuaren datuen arabera delituak

gutxiago izan dira delituen kualitatea edo izaerari erreparatuz egia da delituak gertatzen direla

dagoen landa produkzio sistemarekin baina

barrio jauna delitu horiek ez direla pertsonen kontrako delitu larriak ondasun materialen kontrakoak baizik beraz

izan ere kantitatean eta kualitatean datuak ez direlako horren larriak ez dira delitu asko eta ez dira izaera

ez da pentsatzeko nolabait halako etengabeko bigilantzia etengabeko patruiatze permanente eta iraunkor bat egin daitekeenik

kasu hauetan pentsatzen dugu polizia lana osteko ikerketa baten ondoriozko lana izango dela efektibo gutxiagorekin egin daitekeena eta gaur egun ertzain etxeetan dauden ikerketa unitateen bitartez kontua baldin bada giza

hitz egiten ari bagara azter dezagun kontu hau pleito erdian dagoen arabar errioxaren ertzain etxe horretan beltrán de herediak esan zuenez bi mila hamalauko

bi mila hamairuko azaroan baino efektibo gehiago omen daude ertzain bat hirurehun eta berrogeita hamar biztanleko

esaten zen komisaldegi honetan laurogeita hamabost ertzain bazeudela eta orain ehun eta sei omen daude erkidegoaren biztanleko

bestetik gorago dago dotazioa

honetan datu bat eman nahi dut beste datu bat beltrán de herediak aipatu ez zuena nahiz eta

udaltzaingoa eta honek ere seguritate funtzioak betetzen ditu seguritate plana bi mila hamalau bi mila hemeretzi honen arabera

grafiko bat agertzen da erkidegoko udaltzainen banaketarekin bertan agertzen da laudio

hogeita bat eta berrogeita hamar tarte horren barneko udaltzaingo kopurua badauka

hamaika hogei tarte horren udaltzaingo kopurua daukala beherago bilatu behar da laguardia

gutxiago daukala beste iturri batzuen arabera laguardiak udaltzaingo bakar bat omen du estatistika hau aztertzen badugu laguardiak hamabost eta hogeita bost udaltzain eduki beharko luke hamalau mila biztanle kopuru hori kontutan

kriterio honekin alderatuta laudio edo amurriorekin daukan biztanlegoarekin konparatuta hau izanik gainera laguardia zonalde horren herririk handiena ondorioztatzen dugu arabako hegoaldean udaltzaingo bakarra omen dagoela udaltzaina ere polizia bada eta hango herrietako

udaltzaingo gehiago eskuratzen kontratatzen gobernua egitea gobernatzea

erabaki ez badute hartu udaltzaingoan inbertitzeko zergatik eskatzen zaio hori beste norbaiti hango ordezkari politikoek behar hori sumatu badute zergatik ez dute

bideak ipintzen tresnak ipintzen hori konpontzeko arazoa konpontzen duen honena planteatzen duena omen da mozioaren azalpenean

ardura nolabait hartzen dutelako bat arakaldo da laudioko ertzain etxetik lau kilometrotara dagoena eta arrankudiaga da bestea

dagoena ezagutzen baduzue nire eskualdea errazago da herri horietatik pasatzea ez pasatzea baino errazagoa da

euren segurtasun beharrak ez betetzea betetzea baino

arabako lurraldeen arteko halako lehia bat planteatu are gutxiago hango udaletan gobernu ardura duten

kolorearen arabera baina bai pentsatzen dut udal arduradunei erantzukizuna ardura eskatu behar zaiela eta arazo bat ikusten badute konponbideak bilatzeko honekin ez dut esan nahi seguritate sailarekin bat natorrenik kritika zorrotza egiten diogu ertzaintzak duen jardunaz

errezetak kontutan hartzen badugu hauek salatzen dugulako maiz baina baita ere delinkuentzia arruntari aurre egiteko eraginkortasunaren zalantza handi bat

errekurtso polizialen eta emaitzen arteko oreka pentsatzen dugu ez dela zuzena hobetu behar da baina ez errekurtso polizial gehiago

eraginkortasun gehiago bilatzeko beste prozedura batzuk bilatuz ez nago ados teoria horrekin esaten duena delitu tasa onargarriak dauzkagula polizi kopuru handia daukagulako pentsatzen dudalako baita ere delinkuentziaren bariablea nolabait portaera kontutan hartu behar dela polizia gehiagorekin ez dela delitu tasa gutxiagokoa izango ezta ere polizia gutxiago egoteagatik delitu gehiago direnik poliziaren saturazioa ez du zertan emaitza hobeago batera eman behar konbentzituta nago horrela dela eta horregatik zuek aurkeztutako mozio honen kontra bozkatuko dugu hasi naiz esaten iruditzen zaigu logikoa dela pp k polizia gehiago eskatzea

beldurren mamua astintzea agian hori delako bere identitate ikurra polizia omen da denerako irtenbidea auzi politikoak
sozialak pobreziarenak bazterkeriarenak konpontzeko ez da hori gure eredua eta horregatik ezezkoa bozkatuko dugu eskerrik asko

presidente andrea legebiltzarkideok egun on denoi señor barrio

yo creo que son imposibles de gestionar eskerrik asko agirre jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko unzalu jauna mistoa upydk ez du hitzik hartu behar
eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza bai eskerrik asko

eskerrik asko arzuaga jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den agirre jaunak dauka hitza

jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta euskal sozialistak taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita zazpi bai berrogeita zortzi ez ondorioz ez da erdibideko zuzenketa onartu

ustelkeria politikoaren kontra jarduteko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jauna zurea da hitza

eguerdi on kasi arratsalde on guztioi

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza lópez de munain jauna zurea da hitza

orain dela hilabete batzuk antzeko puntu bat izan genuen eztabaidagai eta eztabaida sutsu batean bukatu zen atriletik egin nuen hitz hartzean

ordezkatzen duzuela ordezkaritza publikoaren interes faltsu eta ilunenak aquel día en mi discurso directamente les achacaba que ustedes

eta minduta moduan bukatu zenuten nire hitzengatik hilabete igaro ondoren gauza bera pentsatzen jarraitzen dudan arren ez dizuet berriro errepikatuko gaur egungo testuinguru politikoan eh bilduren iritziz arlo honetan eman beharreko eztabaida nagusia azalduko dut hain zuzen ere

gure ikuspuntua gure zuzenketan ondo jasotzen da helburua da konponbideetan urratsak

perderlo mesedes isilik lópez de munain itxaron mesedez mesedez isilik egon jarraitu eskerrik asko

interesen defentsa egiten duten horien oinarria arlo publikoari lapurtzeagatik etekin ateratzen dutenen txanpon trukaketa

bere osoko zuzenketan neurri sorta proposatu du neurri horiek lagundu dezakete progresiboki ustelkeria politikoa ezabatzeko bidean urratsak

ez badizue larregi aztoratzen ustelkeria politikoarekin amaitzeak eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna

pentsatzen dut irakurri eta entzun dugun diskurtsoa izango dela euskal herria bilduren barruan dagoen

erabat aberatsa izan behar du koalizioak nik hurrengo baterako eskertuko nukeena da hain estrategikoak baldin badira eta inportanteak baldin badira gai hauek ezker abertzaleko bat jaitsi dadila denak uler gaitezen

aurkako ekimena aurkeztu du maneiro parlamentariak eta berak bere

espainian zer gertatzen den horrekin abiatzen zara tesia han zentratzen duzu eta gero ekartzen duzu diskurtsoa honantz baino garbi dagoena da zure interesa dela

inguruan eztabaida sortzea zilegi da hangoa honantz ekartzen duzu eta gero aipatzen dituzu ba bai ari zarela zuk zeuk ere artxiboak betetzen

ba omen dauzkazu baita ere ustelkeri kasuak izan daitezkeenak

hori da eta beste alderdi politiko batzuk hain zuzen ere alderdi popularrak eta alderdi sozialistak ere

gu kongresuan egon bagaude baino ardurak ez ditugu ardura politikoak espainian eta hor esaten da

gizartera ekarrita edo erkidego autonomora euskadira euskal herrira ekarrita beno toki guztietan berdina da

ibilbide bat azkeneko hilabete urte pare honetan eta espainiakoa han dago baino

berdintsua da hori da diskurtsoa orduan hemen bakoitzak

beste batzuk esaten duzue hemen ia denak berdinak gara pnv eta pp eta

edo psoe berdinak gara eta hauek esaten dute

guk kanpoan gaude orduan hori baldin bada jokoa

oso sinplea da nik oso sinpleegia da ondorio behintzat positiboak edo emankorrak ateratzeko

gallastegui andreak esan duen esaldi batekin edo kontzeptuarekin bat egiten dut eta nire behintzat

bihurtu nahi nuke hain zuzen ere herrigintzaren eta politikaren erreibindikazioa egiten delako

ariketa demokratiko gisa guztion ongizatea eta interes orokorrak defenditzea hori da politika eta nik uste dut

urte askotan herri honetan eta gizarte honek hori hala ikusten du

ikusten da galdetu daiteke jendeak ere hala ikusten du herrigintza herriaren alde egiten den zerbitzu bezala

eta nik uste dut hori gaur eta hemen aldarrikatzea ere komeni dela hau ez da ihes egiteko modu bat

gure emendakin horretan zuk zenion maneiro jauna ezer ez dela gurea ez dela

positibo adierazten duenik zuretzako gure ustez bai zergatik

partehartzea eta herritarrekin lankidetza

hemen azkeneko urteetan guztion artean sortutako legeen eskutik baita ere

herrigintza aseguratu egin dugu oinarri honen inguruan

inguruan eta legebiltzar honi zuzen zuzenean zerbait badagokio da bere eskutan dagoena erregulatzea

bi behintzat puntu aipatu beharko genituenak nire ustez

jaurlaritzak berak urkullu lehendakaria bere gobernua osatu eta hilabete batzuetara kode etiko bat

gobernu barrurako kargu publikoei eta izendatuak izan daitezkeen

hor dago kode etiko bat eta bere jarraipena dauka eta bere azterketak eta kasuak eta gainontzekoak

urteko maiatzean eta baita ere sozialisten hasiera batean bultzatuta

joan den ekainean baita ere lege bat onartu dugu

eta hor ere kargu publikoaren jarrerak konduktak aztertzen dira eta hori aho batez onartu genuen beste tokietan zer gertatzen den ze ekimen legislatibo egon daitezken

guk geuk ere geure burua gobernatzeko garaian ekimenak sustatu ditugu

legebiltzar honek eta etorkizun hurbilean ere administrazio publikoari dagokion legean gardentasunaren atalak izango du bere tokia

egin dugula eta gure ustez bide egokian garbi da beste gauza bat da erabilera politikoa eta estrategikoa lehen aipatu bezala denak berdinak gara ba ez gara berdinak eta gizarteak ez du gainera berdin ikusten ez du

eta euskadin gerta daiteken hori ez du berdin ikusten kudeaketaren inguruan gardentasuna parte hartzea beste era batera ikusten dira hemendik baino ez itsuak garelako

herrigintzari errespetu bat sor dietelako

badakitelako herriz herri eta

bistan dauzkagu herriz herri alderdi politiko bakoitzak gutako alderdi politiko bakoitzak zerrendak osatzeko pertsonei esan behar zaiela aizu etorriko al zara udal lanetara musutruk kasu gehienetan etorriko al zara

kultura arloan edo hirigintzan edo dena delakoan jende guzti horrek

alderdi politiko baten edo beste baten edo herrigintza ulertzen da modu independente batean eta aurrera ematen duten pausua zer esan behar diegu guzti horiei politika ustelkeriaren

ate nagusia eta hor ustelkeria besterik ez dagoela ez dagoela gardentasunik

herritarrek dituzten arazoetaz lan egiterik nik uste dut guk badaukagula zer esana eta zer ikasi ere bai noski baina zer erakutsia ere bai zergatik jende berria dator udaletan jende berria sartuko da sigla guztietatik eta hor herrigintza guk ere ponderatu egin behar dugu

hemen egin den bezala joan den udara baino lehenago eta aurretik gobernuak egin duen bezala eta instituzio ezberdinetan gardentasunaren inguruan eta parte hartzearen inguruan ematen ari diren pausuak edukita

guk ere herrigintza eta politika dignifikatzea baino

nahi du kontrolak nahi ditu gardentasuna nahi du noski baina badakite politikak gauzak eta arazoak konpontzeko balio duela eta hor badagoela indar bat orduan politika prestigiatzeko

erabilera estrategikoa esanez ustelkeria nola txarra den norberak

eta zabaldu dezagun zabaldu dezagun zikina eta guztiok izango gera errudun

eta nik uste del zoritzarrez ere erabiltzen jarraituko dela baina esatea

distingitu dezagun bereiztu dezagun zer gertatzen ari den herri honetan

baita ere kontu hauetan alderdi politiko nagusienak

hasiko gai horiek kritikatzen momentu honetan eta hemen ez dagokit geureari eustea eta ahal den modurik egokienean asmatzea izango litzateke gure helburua

presentatu dugun emendakina eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz maneiro jauna zurea da hitza

euskal sozialista ordezkaria dena gallastegui andrea zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna eh bildu taldearen ordezkaria lópez de munain jauna zurea da hitza

eskerrik asko lópez de munain jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

parlamentariak ondo ordezkatuak sentitzen zareten ni hemen

nik lehengoari eusten diot antzeko gaietan eta zuentzat estrategikoak baldin badira benetan esaten dut zintzo ari naiz

hobeto ulertuko gara zergatik nik ez dakit

baina politikan herrigintzan ere edozer gauzak ez du balio eta ni hona azaltzen naizen bakoitzean

berehala hastendira mensajeak bidaltzen gure buruzagiei

hitzak nonbait ba zuekiko orduan amaitzen dut nik bakar bakarrik esan dudana espainia

zerbait egotzi ahal izateko hori da bidea

eta aurkitzen ez baldin bada berdin da bota denuntzia segi epaitegira

epaitegiei eta baita ere fiskalei lehen hain gorrotatzen zenituztenak orain kriston afizioa hartu duzue

horretarako hori da herria herrigintza eta nazio eraikuntza

nik lehen erreibindikatu dut politika herrigintza zergatik

pentsatzen dutelako politikak eta herrigintzak balio duela gauzak konpontzeko hobetzeko politikak sentidu bat eduki behar du ez da egoteko soilik baizik eta gauzak konpontzeko aurrera egiteko

herrigintzan eta politikan zergatik ezin diogu guk babesa eman ez estaltzeko

bere tokian jartzeko ustelkeri gaiak daudela

zuritu egin behar dira ardurak guk hogeita hamabost urte agintean begiratu ibilbide guzti horretan zer dago

zein epai firma dago eta hori ona izan beharren txarra ahal da

pnvri zerbait egotzi behar zaio beno gu gaude herrigintzaren alde

kode etikoen aplikazioaren alde gaude legebiltzar honetan ekainaren amaieran onartu zen kargu publikoaren kodean eta baita ere bateraezintasunen alde gaude administrazio publikoen gardentasunaren alde eta guzti horrek egingo du sistema hobetu hori egiten baldin badugu gero eta jende gehiagok pentsatuko du politika eta herrigintzak merezi duela

egibar jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu maneiro labayen jaunaren mozioaren

euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

euskal sozialisten osoko zuzenketa ez da onartu jarraian talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka

ondorioz ez da onartu popularren osoko zuzenketa jarraian eh bildu taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamalau ez

eh bilduren osoko zuzenketa eta amaitzeko euzko abertzalearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euzko abertzaleen osoko zuzenketa ez da onartu osoko bilkura eteten dut